sea también la mayor posible nada más muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea eta erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera idoia mendia cueva euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

zurea da hitza mila esker presidente

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mendia andrea

mendia andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak ogasun eta finantzetako

euskal sektore publikoaren partaidetza duten erakundeen erregimen ekonomiko finantzarioa adosteko beste administrazio batzuekin hitzarmenak egiteari buruz damborenea jauna

maría isabel celaá diéguez euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina hirueletasunean sartzeko asmoa duen

celaá andrea zurea da hitza mila esker presidente andrea legebiltzarkideok sailburu

martxoaren hamabostean gobernu

hirueledunaren esperimentazioa mantentzeko zure borondatea baieztatu zenuen nahiz eta

zenbait defizitak somatu eredu honetan proiektuak

behar duela komentatu zenuen esperimentazio trinkoa eta ebaluaketa zorrotza eta gaineratu zenuen irakaslegoaren formakuntzari ekin zaion seriotasuna ez zela nahikoa esan zenuen bestalde ikasle guztiak derrigorrezko hezkuntza bukatu ostean

dezaketelaren inguruan zalantzak sortzen dituela marko hirueledunak eta erantsi zenuen eleaniztasunak

eskatzen dituela baina mugatuak izan behar direla eta ordu banaketak ezin diola garrantzi bera eman ingelesari zein euskarari zuk esandakoa aztertu dezakegu uriarte andrea adostasun zabalagoa

denbora amaitu zaizu jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andrea zurea da hitza

isabel celaá andrea gure ustetan indarrean dauden hizkuntza

euskalduntzeko prozesua guztiz positiboa izan da bai euskararen

bai gizarte kohesiorako hobetu daiteke hala ere

ikasleek duten gaitasun maila ikasle eleanitzak nahi baditugu euskara gaztelania ingelesa edota frantsesa hizkuntzetan jarduteko gai direnak

noski argi eta garbi adierazi nahi dut lehenik eta behin legebiltzar honen aurrean ingelesaren apustua ere gure erronka dela apustua argia dela apustua garbia egiten dugula atzerriko hizkuntzaren alde euskaratik abiatzen gara

baina nola muzin egin beste hizkuntzei nola muzin egin ingelesari edota frantsesari nola muzin egin atzerriko beste edozein hizkuntzari

murgilduta dagoen gizarte honek ezin dio inolaz ere muzin egin

edota begi txarrez ikusi eta begiratu beste lurraldeetako hizkuntzei eta horien artean ingelesari nola pentsatu dezake norbaitek gaur eta hemen gobernu honek eta saila honek muzin egiten diela atzerriko hizkuntzei edozein dela ere nola

garbiago esango dut norbaitek esango balu gobernu honek ingelesari garrantzi xumea edo txikia ematen diola edota ez diola ematen ez da garbi jokatzen ari besteak beste zerbaitek ez esatearren hitz jokoak egin daitezke bai noski

politikan ari gara lehia politikoak askotan baldintzatzen gaitu baita

ezin dezake esan okurrentzia moduan gobernu honek ez duela apustu garbia egiten ikasle

eleanitzaren alde euskara gaztelania ingelesa frantsesa zergatik ez nola ez noski baietz

egungo sistemak ematen duen emaitzak baino hobeak eskuratzeko ziurtasuna eskaini behar dugu horregatik

eskolaren eraginez gain faktore guzti guztiak aintzat izango ditugu

ikasle eleanitzak nahi ditugunez gero elebidunak hirueledunak

elkarbizitza bermatzeko hezkuntza hizkuntza politika

entorno al trilingüismo de toda cámara nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea denbora amaitu da jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andrea zurea da hitza

uriarte andrea gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina hizkuntza politika
zeharkakoari buruz breñas andrea zurea da hitza eskerrik asko
andrea cristina uriarte andrea

euskara zerbitzu hizkuntza ezezik lan hizkuntza ere izatea dela erantzun zenuen legebiltzarreko idatzizko galdera batean bestetik euskara batzordean zehaztu zenuen gobernu honen helburua dela herritar guztien hizkuntza aukera benetan bermatzea

sail bakoitzak garbi utziz hizkuntza politika ez dela iharduera sektorial bat eta gehitu zenuen euskararen

areagotzea xede duen atal bat sortuko dela sail guztietan

euskararen erabilera hobetzen eta areagotzen lagunduko duena

irizpideei jarraituz laburbilduz legealdi honetan hizkuntza politika zeharkakoa

eta ondorioz hizkuntza politikak sail guztiei eragingo diela eta sail bakoitzak euskara unitatea eratuko duela eta kontuan hartuta unitate hauei hizkuntza irizpideez gain neurria urratsak epeak eta baliabideak ere

unitate hauek eskerrik asko eskerrik asko breñas

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza uriarte andrea zurea da hitza presidente andrea joan den abenduaren
hamabosteko arlo dekretuaren hamargarrena xedapen gehigarriak dio

zeharkako politika izan dadin eta dagokion ardatz gune izan dadin

beren egitura organiko eta funtzionalean politika publikoetan eta kudeatzen dituzten administrazio gai guztietan euskara bultzatzen lagundu dezan

horren haritik sailetako euskara atalen buru izango da arduradun politiko bat

zeharkakotasunik handiena duena eginkizunetan adibidez zerbitzu zuzendaria izan daiteke

euskara atalaren burua horren mendean egongo dira hizkuntza normalizazioko teknikari bi orientabide gisa bistan denez atal buruak nahita ez ardura politikoa duen kargudun bat izan behar du

sailburuordetzaren irizpideei jarraituko diete eusko jaurlaritzaren ikuspegitik hizkuntza politikak gobernu osoaren eginkizuna da ez da iharduera sektorial bat euskara indartu edo ez euskara eta

arteko bizikidetza orekatua izan edo desorekatua izaten jarraitu esku dago eta gobernuari dagokionez sail bakoitzak bere esparruan egiten duenaren esku horregatik da hizkuntza politika sail bakoitzaren ardura eta eginkizuna ez bakarrik hizkuntza politikarako sailburuordetzarena horrela bada euskara atalaren eginkizunak hizkuntza politikarako sailburuordetzaren irizpideei jarraituz

bosgarren plangintzaldirako bi mila hamairu bi mila hamazazpi eusko jaurlaritzaren erabilera plana definitu garatu haren jarraipena egin

garatu haren jarraipena egin eta bera ebaluatzea bosgarren plangintzaldiaren tarteko ebaluazio txostena egin eta laugarren

plangintzaldiarako helburuak ezartzea sailari dagokienez

funtzionamendurako hizkuntza irizpideak finkatu haien jarraipena egin haien betetze maila zehaztu eta neurrizuzentzaileak ezartzea

eta sail bakoitzaren ezaugarri propioak kontutan hartuz eskerrik asko uriarte andrea breñas andrea zurea da hitza eserlekutik egingo dut zure baimenarekin
mahaiburu andrea mila esker eskerrik asko erantzunagatik bakarrik

markatuko dituzuen urratsak eta gero bestetik epez ere ez duzu ezer aipatu orduan nahi nuke pixka bat horretaz ere jakitea

ez dakit nondik aterako den aurrekontua hizkuntza politika sailetik bertatik ala banatuko den sailez sail

eskerrik asko breñas andrea uriarte andrea zure txanda da erantzuteko

eginkizun horiek betetzeko hezkuntza irizpideak ezarriko ditu honako arloetarako besteak beste hizkuntza ofizialen erabilera zerbitzu hezkuntza eta lan hezkuntza sailean

langileen etengabeko prestakuntza orokorrean erregistroan dirulaguntzetan argitalpenetan saileko kargudunen agerraldi publikoetan tresna eta aplikazio informatikoetan internet eta intranet sareetan errotulazio finkoak eta noizbehinkako oharretan

eta kanpainetan izen ofizialetan sailak antolatzen dituen jende aurreko ekitaldietan eta kontratazio administratuetan epearena orain ari gara

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina euskal telebistako eguraldi mapari buruz maneiro jauna

este asunto gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren izenean uriarte andreak dauka hitza

egia da etb euskal autonomia erkidegokoa da

horregatik finantzatzen da euskal autonomia erkidegoaren aurrekontuekin eta horregatik dago nire esku dagoen eusko jaurlaritzaren hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailean atxikita

suposatzen dut ondo ulertuko duzula badagoela alderdi garrantzitsu bat oso kontutan izan behar duguna

bere ikus entzuleei maneiro jauna eta non daude ikus entzule horiek dónde está esa audiencia

eskerrik asko eskerrik asko uriarte anderea maneiro jauna zurea da hitza

inaceptable gracias eskerrik asko maneiro jauna eta erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

hogeigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina hizkuntza ereduak

eskerrik asko maneiro jauna jaurlaritzaren izenean uriarte andrea zurea da hitza

gure ustez lehen interpelazioaren erantzunean aipatu dudan

indarreko hizkuntza ereduei ezker hezkuntza euskalduntzeko prozesua guztiz positiboa izan da bai euskararen berreskuratzearen alde bai gizarte kohesioaren alde hala ere

hizkuntza ofizialetan eta atzerriko hizkuntzetan ikasleek duten gaitasun maila ikasle eleanitzak nahi baditugu señor maneiro

eskerrik asko uriarte andrea maneiro jauna zurea da hitza

uriarte andrea gai zerrendako hogeitabatgarren puntua interpelazioa

osasuneko sailburuari egina zenbait finantza erakundek merkaturatutako eroskiren eta fagorren mendeko finantza ekarpenek eragindakoentzako

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria darpón jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on berriro señor maneiro

kontsumobideren benetako ardura pertsonak dira ez eduki inolako zalantzarik
maneiro jauna eskerrik asko darpón jauna

gracias eskerrik asko maneiro jauna

jarraitu dezagun presidenta erreglamenduak jartzen du eta ez da talde guztientzako aplikatzen beti mendia andrea barkatu komentario hori bakarrik egitea da jarraitu dezagun

betetzen denean emango da beti egin da parlamentu honetan

servidor maneiro jauna ez daukazu hitza jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza darpón jauna

arazo honetatik irteera bat bilatzeko ari da lanean

ez daukazu hitza gai zerrendako hogeita bigarren puntua

osasuneko sailburuari egina kontsumobideko zuzendariak eroskiren eta fagorren mendeko finantza ekarpenei buruz egindako adierazpenei buruz sarasua andrea

sarasua andrea jaurlaritzaren izenean darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok señora sarasua

eskerrik asko sarasua andrea darpón jauna zurea da hitza

inpartzialtasuna zalantzan jarri behar denik gertatuak gertatu

eta informazioa eske jasotzen ditu kontsumobidek herritarren

gai zerrendako hogeitahirugarren puntua interpelazioa igor lópez de munain ganuza eh bildu taldeko legebiltzarkideak

legebiltzarrean onartu zen legez besteko proposamenaren harira lópez de munain

presidente anderea legebiltzarkideok lópez de munain jauna

kontsumitzaileen eskubideak behar den bezala bermatzeko como ya hemos dicho

hau da eskainitako informazioaren argitasuna

bai baina ez hori bakarrik baizik eta

gure helburua beti izan da pertsonen eskubideak babestea eskerrik asko darpón

denok jarri behar dugu zer edo zer gure aldetik eskerrik asko

lurralde politikako sailburuari egina metro bilbaoren hirugarrena lineari buruz

llanos andera jaurlaritzaren ordezkaria oregi andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi saiatuko naiz gauzak argitzen

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea jarraian llanos andreak dauka hitza

llanos andrea eta erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria oregi andrea zurea da hitza

beste baterako utzi da gai zerrendako hogeitaseigarren puntua galdera marian beitialarrangoitia lizarralde eh bildu taldeko legebiltzarkideak

durango operazioari lotutako oinezko pasabideak egitearen inguruan

zure baimenarekin eta eserlekutik galdera egintzat eman nahi nuke eta

eskerrik asko beitialarrangoitia andrea oregi andrea zurea da hitza

eusko jaurlaritzak euskal trenbide sarea erakunde publikoaren bitartez durangotik igarotzen zen trenbidearen trazatu zaharrean zeharkako hiru

orain dela bi egun kasualitatea izan da baina zazpian hasi ziren

xedez ekimen hori eusko jaurlaritzak eta durango udalak landako inguruaren eta herriaren erdialdearen arteko

lanak durango trenbidea lur azpian sartu ondoren une honetan trenbide erabilera erregularrik ez duten lurren administrazio egoera erregularizatzen den bitartean egingo dira etsko talde teknikoa lanean ari dira

fauste bekoa auzunea eta fauste bide kalea lotuko dituen igaro bidez zabaltzeko xedez horretarako erraia eta trabesak

lanak ari dira burutzen datorren astean beste bi igaro bide zabalduko dira ibaizabal auzunea

artean eta landakoko erabilera anitzeko gunearen eta uribarri kalearen artean

lortutako akordioaren arabera trenbide azpiegituratik jasotako jasotako elementuak kendu eta gero

lan taldeak ingurunea urbanizatzeaz arduratuko dira

eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea jarraian beitialarrangoitia andrea zurea da hitza eskerrik asko

batetik herrritarrek mugitu behar dutela agintariek egingo badute

hori bera salatzen egiten dela indar gehiago okerrak aitortzen baino eta azkenik batzutan alderdi bera izateak batean eta bestean agintean hilabete luzeetan egin ez den hori oso epe motzean egiteko modua ematen duela

bost hilabete igaro direla durango trenbidea lurperatu zela lehen egunetik begi bistakoak zirela gabeziak gaizki egindakoak edo amaitu gabeko lanak segurtasunean irizgarritasunean seinale eta argiztapen gabeziak antzeman ziren eta batzuk konpontzen joan dira denak oraindik ez trena lurperatzeak oinezkoen pasabideak hobetzea ekarri behar zuen hainbat gune lotzea erraztu egin behar zuen praktikan bainalanen inaugurazioak ez zuenez

orain arte soluziorik gabe erabili izan den aitzakietako bat esango dut udalaren aldetik bera izan baita gehien hitz egin duena honetaz

orain ere hala dira baina udalak berehala lanak hasiko zituela iragarri zuen oraintxe esan duzu

beraz badirudi bat batean arazoak konpondu egin direla eta zuk kasualitate hitza erabili duzu

hala tokatzen delako izan dela nik ez dut kasualitateetan gehiegi sinesten

derrepentean horrelako herritarren aldetik nolabait ere norberari bere erantzukizunak agerian utzi zaizkionean eta gabeziak agerian utzi zaizkionean derrepentean

ez dut kasualitateetan gehiegirik sinesten egia da gainera izan den jarrerarengatik ez dudala kasualitateetan sinesten zergatik

beraiekin hitz egin gabe edo gauzak argitu gabe txikitzea izan delako lehendabiziko erantzuna eta egia esango dizut egungo gizartean auzolana gehiago iruditzen zait

bizi dugun krisi egoeran egia esan bestela ere diru mugak gauzak egiteko oso nabarmenak direlako

izango zutelako eta akaso gastu gutxiago ere bai egin beharrekoak egiterakoan baina badirudi ezin aitortu denez norberaren lana beste bat egiten ari zela

txikitu eta orain esaten zaigu hiru pasagune egingo direla galdera batzuk erantzun dituzu

eginak egongo dira guztiak eta nire galdera da bi asteetan egin daitekeen lan bat nola demontre ez den egin bost hilabeteetan jakinda ze inportantea zen obra hori

obra bat bukatutakoan hainbat gauza badaudela denbora gehiago eskatzen dutenak egitea

baina nola demontre ez dugun lehenago egin aurrikuspen

edonola ere albiste ona da herritarrentzat behingoz hain beharrezkoak zituzten bide horiek egiten hastea baina ziur nago bere buruari galdetzen diotela gaur ea hurrengoan ere beraiek atera behar ote diren administrazioaren lana egiten bost hilabeteko atzerapena derrepentean bi hasteetan konpondu dadin eta iruditzen zait ez garela mezu ona zabaltzen ari herritarrei

administrazioaren lotsak nolabait ere tapatzeko eta

eta ez gutxiespenean erori erori den bezala gehiago udalaren aldetik

isilik egon delako gero harrituko gara urrun daudelako herritarrak eskerrik asko

derrepentean ez dira gertatzen gauzak hala da ba eta lanean egon gara horregatik orain ikusten dugu horren lanaren fruituak eta orain obrak egitea zorionez kasu honetan ez dira oso zailak pasu horiek egitea ez da hain zaila materialki hain zaila baina bai akordioak lortzea ikustea

zer zelan dauden nori dagokio gauzak egitea eta hori dena eta egin ditugu hori lan guztiak eta orain makinak sartu ditugu eta bi asteetan paso hori edo igarobide horiek eginda zorionez egongo direla

zuk ere galdera eginda eta obrak atzo edo herenegun hasita ba hori zen niretzat kasualitatea

eta hori esanda gu lanean gaude etorri ginenetik durango udalarekin eta

teknikariak gureak etskoek eta horiek guztiak eta hor

honekin hasteko eta orain jada martxan daude

abenduaren hamazazpian dakizuen bezala hasi ziren

bukatuta daudela oraindik gauzak eta horregatik jarraitzen dugu lanean oraindik falta da proyecto de reparzelazioaren azken onarpena falta da definitiboa oraindik ez dago baina hala eta guzti hori egiten den bitartean gaude lanean udalarekin sinatzeko hitzarmen bat

etorkizuna eduki dituzte eremu guzti horiek

oregi andrea eta amaitu aurretik adierazpen instituzional bat alderdiek sinatu dutena

urteurrena dela eta saharar herriak fronte polisarioaren sorreraren berrogeigarrena

delarik herri horrek ordezkari legitimo eta bakarra nazio batuen erakundeak eta nazioarteko komunitateak errekonozitu dutenez

eusko legebiltzarrak ere bat egiten du gertakari historiko honen ospakizunarekin berriro ere azaldu nahi dugu saharar herriak bere etorkizuna

daukagun konpromezua eta gure lankidetza eta hurbiltasuna adierazi nahi diogu

saharar herriak autodeterminaziorako daukan eskubide legitimoaren alde konponbide justua eta behin betikoa lortzeko erreferendum libre

bidez bukatzeke dagoen deskolonizazio prozesuari amaiera emateko

zabaldu dakizkion bere funtzioak mendebaldeko saharan giza eskubideak betetzen diren bijilatzera ere areagotu dezala lankidetza

bai iheslarien kanpamenduetan bai lurralde okupatuetan eta besterik gabe gai zerrenda agortuta